egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua galdera estíbaliz larrauri aranguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina gobernantza publiko eta autogobernu saila lantzen ari den euskal enplegu publikoko legearen

guraso baimenei buruz larrauri andrea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi erkoreka jauna

elaborando su departamento son estos permisos paternales horri buruz sailburu jauna galdetu nahi dizugu gaur zein guraso baimen jasoko dituen enplegu publikoko

eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi

gurasotasunari lotutako baimenen arauketa aldatu beharra arrazoi

hauxe da arrazoi hori gaur egunean indarrean dauden kontziliazio sistemak hutsune nabarmenak dauzkatela akats azpimarragarriak dauzkatela

gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzea eta ez dute lortzen ezta ere familiari lotutako ardurak bikotearen baitan

helburu nagusiak eta ez dute ez bata ez bestea lortzen datu bat emango dizut guzti hau modu agirian erakusten ematen duena gaur egunean gurasotasunari lotutako baimenen ehuneko laurogeita hamaseia emakumeak hartzen dituzte

umeen seme alaben heziketari eta zaintzari lotutako baimen guztiak ere ehuneko laurogeita hamarean emakumeak hartzen dituzte errealitatea hortxe dago are gehiago esango dizut abantaila bereziak daude aurreikusita legean aitatasunari lotutako baimenak areagotzeko

horrela egonda ere ehuneko hamarean gehien gehienez hartzen dira

galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lan prekarietatearen ardurei buruz casanova jauna

gaur egun obra publikoan dauden baldintzak benetan kaskarrak dira eta horrek badauka erantzule argia gobernua arazo hau obra publikoaren

ez delako berria gobernua ere ez da berria eta beraz denbora eduki du arazo honi aurre egiteko eta gainera badauzka tresna legalak eta aplikagarriak arazoa behin betiko konpontzeko eta ez du egiten are gutxiago jarraitzen du prekarietatea sustatzen obra publikoaren esleipenetan beraz eskatzen diogu

esan dezan zer egin behar duen prekarietatea ez sustatzeko obra publikoetan eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on ez dut casanova jauna ez inondik inora ere faraoi bat bezala parekatzerik inondik inora ez baina esango dizut ez da onargarria ez

eta are gutxiago zuk zure zioan diozun bezala are gutxiago legebiltzar honetan adieraztea

gehiegikeri bat baino gehiago da hori gezurra hutsa da eusko jaurlaritzaren kontratu publiko guztiek betetzen dituzte europako

con nuevos criterios beraz gobernua jabetuta dago bada lan prekarietatean arazoaz horren froga da

bi mila hamaseian dekretu bat onartu genuela zenbait klausula sozial sartzeko kontratazio publikoaren esparruan klausula horien helburua da lan baldintza egokiak bermatzea enpresa kontratistetan izan ere administrazioarekin kontratuak hitzartzen dituzten enpresak nahi eta ez bete behar dute legeetan

eta hitzarmenetan xedatutakoa gobernua jabetuta dago arazo horrekin eta horregatik martxoaren bederatzian jarriko da indarrean sektore publikoko

gure helburua da bi alderdi hauek uztartzea batetik kontratuen xedea behar bezala betetzea eta bestetik lan baldintzak

anteriormente y otros legeak ez badu balio legea aldatu beharko da eta horretarako badaude tresnak

legeak aldatzen eta lege egokiak egiten zu ezin zara ezkutatu legedia betetzearen atzean ez onartzeko existitzen den errealitate objektiboa

hori da azpikontratazioen kate amaigabeak lan baldintzen

kontratu gero eta txarragoak kanpoko lan hitzarmenak aplikatzen direla lan soldata minimoak ez daudela obra publikoetan

eh bildu aldundian gipuzkoako aldundian egon zenean foru arau bat egin zuen hau ekiditeko

atzera bota eh bilduk ekarriko ditu proposamenak legebiltzar honetara

soldata minimoa izateko eta lan hitzarmenak errespetatzeko baina hemengoak eta langileen eskubideak benetan defendatzen dituztenak eskerrik asko

bi mila hamaikaeko legea eta betetzen dute

sektore publikoko kontratuen lege berria jarriko da indarrean legean bada zera dago jasota kontratazio publiko guztietan sartuko direla zeharka

lege berri honek erakusten du eusko jaurlaritzak konpromiso argia duela sektore publikoan diharduten pertsona guztien eskubideen alde la

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

hemezortzi urte bete dira hezkuntza sailak eskoletako jantokien zerbitzua arautu zuenetik zerbitzua askotarikoa zela ikusita artean aldean zeuden lan legepeko langileen kontratuetan baita arduradunen

edo ikastetxeen kuoten artean administrazioa ohartu zen beharrezkoa zela berdintasun gehiagoko kudeaketa bat

ezartzea eta sistema berri bat abiarazi zen hobekuntza nabarmena ekarri ziona zerbitzuari zalantzarik gabe desde el año dos mil señor martínez

urtean neurriak hartu zituen bi mila hamaikatik bi mila hamalau bitartean zegoen indarrean zegoen kontratu bat urte bat bukatu baino lehenago

azken ebazpena eta berriro diot familiek ez dute inolako diru galerarik izan zerbitzua hobetu egin da eta hartu beharreko neurriak hartzen jarraituko dugu familiei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzen jarraitzeko hemos tomado medidas

lan eta justiziako sailburuari egina laneko eta gizarte segurantzako

ikuskatzailetzaren bi mila hemezortzirako helburuei buruz sánchez anderea

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora sánchez con sumo gusto

alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina autodeterminazio eskubideari buruz

termina recogiendo tempestades eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina eaeko funtzionarioen hogeita hamabost orduko lan

mahaiburu andrea urkullu jauna erkoreka jauna guztioi egun on gaurkoan erkoreka jauna ziur nago bat egingo dugula bai

lortutako akordioaren ildoan pentsatzen dut gaur zuek eta guk lortu genezakeen akordioa historikoa izan daitekeela autogobernuaren defentsan historikoa diot urtean jaurlaritzak sindikatu guztiekin lorturiko akordioa iruditzen zaigu historikoa izan zela eta horren defentsa egitea dagokigula historikoa diot ez bakarrik hogeita hamabost orduko lanaldia jarri zelako baizik eta bertan

lortu zelako garai hauetan oso urriak diren akordioak

ez baitago erraza eta iruditzen zaigu nahiz eta akordio puntualak eta partzialagoak lortzen diren eta

akordio bat beraz pentsatzen dugu justu bakarrik horregatik merezi duela ahalegin bat egitea eta gorenaren epaia

ezagutu genuenetik zerorrek eta baita ere zure saileko sailburuordea den

komunikabideetan egindako adierazpenak ikusita

lortzeko hasteko galdera bat hausnartzeko bere langileak antolatu ere ezin dituen administrazio batek gobernu batek badu autogobernurik edo beste era batetara esanda

izan daiteke bere administrazioa langileak ere antolatu

gobernu bat izan daiteke antolakuntza ahalmenik gabe gernikako estatutua indarrean dago beno espainiako gobernuak berdin zaio gernikako estatutua bere legediak ere

espainian ez dago botere desberdintasunik hau da botereen separazioen errespeturik beraz

legeak indarrean dauden araudiak ez ditu errespetatzen baina baita legalitatea bera ere

bata demokrazia defendatu eta demokrazia defendatzearekin herritar guztien eskubideak defendatu edo bestetik espainiarenpean kokatu eta erkoreka jauna erkidegoan dagokigun antolakuntza ahalmenari buruz hor ados gaudela eta elkarrekin bide bat egin dezakegula bai behintzat dagokigun ahalmenari dagokionean gero ziur nagoen bezala ez nola antolatu behar dugun eta

hor eztabaidak izango ditugula baina eztabaida hori geroko utziko dut eta pentsatzen dugu lehentasuna izan beharko litzatekeela ados gauden horretan

era bat aurkitzea adostasuna bilatzeko eta zertan ari garen hobeto ulertzeko ari gara espainiako gobernuak azken urteotan abian jarri duen deszentralizazio sakonaz

zuk zerorrek ere aipatu zenuen espainiako gobernuak urraketa hogeita hamabost orduko lanaldiaren urraketarekin

urratzen dituela baina bi mila hamabigarrena

izan dira ditxosozko gastu muga eta aurrekontuen estabilitatearen legearen ari gara ere sektore publikoa langile publikoak antolatzeko ahalmenaz

erraz esaten da ari gara ere lan harremanen markoaz eta hori definitzeko

negoziazio kolektiboaz ari gara zuen kidetariko batek idazten zuen eta horretarako bere artikuluan gainera datu ofizialak hartzen zituen lan harremanen euskal kontseiluak emandako datu ofizialetan

hemengo langileak langile gehiago ditugu espainiako hitzarmenak oinarri dituztenak hemengo lan hitzarmenak dituztenak baino kontuak ateratzeko ze egoeratan ari garen aritzen eta eboluzioa norantza

espainiako gobernuari hainbeste utzi zaio eskua sartzen dagoeneko inolako konplexurik

eta txikikeria gutxirekin ibiltzen dela espainiako gobernua finean sakonean dagoena delako espainia banaezina sendotu eta sustatzearena logikoa da ez logikoa da gernikako estatutua bete ez duen eta bost axola zaion espainiako gobernuaren baina gure aldetik hori permititu behar dugu jaurlaritzaren aldetik orain arte izandako jarrerak lagundu du gure autogobernuaren defentsan alegia lagundu du gure eskuduntzekin ahalmenekin etengabeko negoziazioan aritzea hausnarketarako uzten dizut

kontua da orain epaitegi gorenak harturiko beste erabaki politiko baten ondorioz

banaketarik daukagun autogobernu apurra daukagun burujabetza apurra gure funtzio publikoa negoziazio kolektiboa lan harremanen oinarriak kolokan jartzen dituela

areagotua baldin badago prekarietatea sistema publikoaren ahultzea eta sekularizazioa ba orain hemendik aurrera gerta daitekeena

izan daiteke baldin eta ez baldin badugu defenditzen hogeita hamabost orduko lanaldia gorena den epaiak borroka sozial handiaren ondorioz enpleguaren

akordioa lorpen handia izan zen akordioa kolokan jartzen du eta horrek enpleguaren galera ekarriko du milaka postu galdu daitezke abar eta abar eta abar konparaketa bat egiten baldin badugu

erabaki zentroaren deslokalizazioa sufritu duen

aurkitzen da momentu honetan erabakiak beste nonbaiten hartzen diren enpresa bilakatzear dago jaurlaritza

antzera jaurlaritzaren kasuan noski erabakiak hartuko lirateke espainiako gobernuan beraz iruditzen zaigu egoera nahiko

guzti hori ikusita eta estatu espainiarra ematen ari den deslokalizazio basatia ikusita zerbait egin beharko dugu ezta erkoreka jauna pentsatzen dugu ahalegin bat merezi beharko lukeela

antolakuntza ahalmena gure eskuduntzak gure autogobernua defendatzeko beraz jakin nahiko genukeena da jaurlaritzak zein urrats emango dituen gure eskuduntzak bermatuz hogeita hamabost ordutako lanaldia mantentzeko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea ubera andrea

debatearen itzalpean aitortuko dizut gaur bai adostasun batera helduko garela diagnostikoari dagokionez behintzat seguruenik ehuneko ehuna ze arrazoi osoa emango dizut esaten zuenean esaten duzuenena edo planteatzen duzuenean

korte nagusiak eta konstituzio auzitegia bitarteko hauek jardun partekatuan jarri izan dituelako gure eskumenak gernikako estatutuan aitortuta ditugun eskumenak

arloan larria izan dela bereziki larria izan dela nik hori

zurekin bat egiten dut ez naiz orain luze eta zabal arituko

hogeita hamar urteetan atzo debate luzea izan genuen horren inguruan nik ez nuen zuzenean pertsonalki parte hartu baina uste dut nahiko argi gelditu zela zein zen hemen gehiengoan osatzen duten talde parlamentarioen iritzia horren inguruan baina bai nahiko nuke

bilakaeran izan duen azken hogei urteotan oso adierazgarria delako eta uste baitut

askoren artean bereziki honek estutuaren erasoa

eta murrizketa mozketa larriak jasan behar izan dituela guk hemen funtzio publikoaren arloan ditugun eskumenak

zutabe juridiko ditu estatutuan bertan hamargarrena artikulua aipatu duzu zuk gero hogeita batgarrena edo baina beno hemen ikusten

gure funtzio publikorekin zeri ikusirik daukaten ahalmenak

esaten du eskumen osoa daukagula gure autogobernu erakundeen antolakuntza eta funtzionamendua bideratzeko eta bigarrenak esaten du euskadiko eta bere toki administrazioko funtzionarioen estatua ezartzeko ahalmenak edo gaitasuna eskumena daukagula bat

bigarren honetan eskumena ez da osoa ez da esklusiboa mugatua da

beraz mugatua da horrek esan nahi du funtzio publikoari dagokionez estatuari dagokiola estatutuaren arabera oinarriak jartzea eta guk horren garapena eta exekuzioa gauzatu dezakegula eta horretarako eskumena daukagula

zein da administrazio orotan funtzio publikoari buruzko eskumen batek bere barnean daramatzan eginkizunak nik lau arlotan

administrazio batek edo edozein organizazio handik bere langileen ordezkariekin negozia eta planteatzen duenean aintzakotzat hartzen dituenak ezta bata da

bigarrena izango da lanaldiari buruzkoa hori izaten da baita ere bigarren gaia beti

garrantzitsuenak sarri askotan edo gehienetan hirugarrena

moskosoak kanosoak amatasunari lotutakoak eta abar eta laugarrena da funtzio publikoa bera hau da enplegu publikoa bera ope ak nola egin daitezkeen plantilak nola osatu daitezke

oso labur esanda ze hemen gauza askotarako hausnarketa luze eta zabaleterako izango genuke materiala oso labur esan dezakegu azken hogei urteotan lehen esan dudan moduan

eta konstituzio auzitegiaren jardun partekatuaren ondorioz arlo horietan genituen eskumenak erabat goitik eta behera eta larriki moztuak eta urratuak izan direla ia ia hustuta gelditu arte

gaur egunean espazio mediatikoan funtzio publikoko soldaten igoerari buruz zerbait esan dezakeen eta esaten duen bakarra bakarra estatu osoan ez dago beste inork berak bezala adierazpen hain tinkoak eta garbiak esaten dituenik montoro da

estatuko administrazio guzti guztiei buruz esateko

eta berak esaten du aztertzen ari direla ehuneko

igotzea ala ehuneko batekoa ala ehuneko bat koma bostekoa

ironiaz esaten dut munduko estaturik deszentralizatuetan ez dago munduan alderdi popularretik esaten digutenetik

estaturik deszentralizatuenean soldaten igoerari dagokionez bozemaile bakarra

horrekin bat egiten dut erabat zurekin lanaldiari dagokionez ba gauza bitxia gertatu da lanaldiari dagokion puntu honetan

zeukan parametro oso orokor batzuen baitan bere lanaldia finkatzeko eta negoziatzeko bere langileen ordezkariekin horrela izan da eta oinarrizko legediak horri buruz aparte ez zuen aparteko gauzarik esaten esaten zuen administrazio bakoitza finkatuko zuela bere langileen lanaldia

jarraikoa ala partitua izan daitekeela horrelako adierazpen oso orokorrak baina lanaldiaren iraupena zenbatekoa hori administrazio bakoitzak zehazten zuen gero rajoy etorri zen gehiengo absolutuarekin eta rajoyk esan zuen aurrekontuen lege batean bi mila hamabigarrena urteko aurrekontuaren xedapen gehigarri batean

gutxienez administrazioetako langileak lanaldia hogeita hamazazpi ordu eta erdikoa izan beharko luketela

administrazio asko eta askotan jarritakoaren gainetik zegoen

hori oinarrizkoa zela eta administrazio guztiek errespetatu beharra zeukatela

hemen utzi izan zaiola gobernuari gobernu zentralari berak nahi duena egiten eta igual

bestea eusko jaurlaritzak jarritakoa ni neuk planteatu nion eusko jaurlaritzari

eta bietan noski konstituzio auzitegiak egurra eman digu eta ezezkoa eman digu esanez hori oinarrizko arau hori estatuari dagokiola ematea eta guk hori jasan beharra daukagula epaia oso kuriosoa da epaia

epaia emateko sarri askotan gobernuaren alde gobernu zentralaren alde zinismo puntu bat ere beharko dela

arlo horretan estatuari oinarrizko arauak ematea baldin badagokio eta autonomi erkidegoak gure kasuan behintzat

orduan zuk estatuak ezin dezake arauketa agortu agortzen baldin badu bere oinarrizkotasuna ez duelako errespetatzen arautegia agortu egiten duelako eta konstituzio auzitegiak badakizu zer esan zuen ez ez duela agortzen minimo bat jartzen duela bakarrik eta hortik gora ba libre daukala administrazio bakoitzak bere lanaldia

egokien ikusten duen moduan ikusten duzu zinismo puntu bat ere erabiltzen duela konstituzio auzitegiak gobernu zentralari arlo hauetan arrazoia ematen dionean

behin baino gehiagotan esana daukat nik hemen gaur egunean konstituzio auzitegi honekin

lortu dezakeen gehiengoa dela boto partikular bat eta kasu honetan lortu genuen hiru magistratuk ematen zuten eta

partikular hori ez da nire hitzekin

adieraziko nukeelako iritzia horixe da gaur egunean legediaren arabera daukagun panorama gu ez gara konstituzio auzitegira eraman gure orduagatik hemen

abokatuak errekurtsoa planteatu zuen hemengo justizia auzitegi nagusiak eman zuen lehenbiziko epaia eta guk geuk kasazio bidez eraman genuen

eman digu orain eman digun epai hau epai hau nola kudeatu nola jokatu honen aurrean ikusirik

eskerrik asko erkoreka jauna ubera anderea zurea da hitza

uste dut bigarren txandarako utzi duzuna zer galdera eta orain zer eta hemendik aurrera zer zer urrats emango ditu

baina kontua da diagnostikotik haratago

hor ea bidea aurkitzen dugun horri egiteko gure

defendatzeko eta hogeita hamabost orduko lanaldia indarrean jarraitzeko hori da gaurko interpelazioaren muina eta hori da jaurlaritzaren aldetik bilatzen dugun erantzuna zeren iruditzen zait jada nahikoa dela montorori

jarraitzen uztea aurre egin beharko diogu eta iruditzen zait

kudeatu ahal izateko gizarte eragileekin batera adostasunak bilatuz

duzu alde batetik antolakuntza eta bestetik funtzio publikoa hori sakonago eztabaida genezake baina funtzio publikoan ere gure

baina gure eskuduntza esklusiboak diren kasuetan esango nuke gure ahalmenak ez direla

baina beste kontu bat da espainiako gobernuari bost axola zaiola indarrean dagoen legedia momentu batetik bestera momentuko interesen arabera

duelako eta hor jokatu egiten duelako beraz kontua da zer egiten dugu

indarrean jarraitzeko bere momentuan langileen ordezkariekin lorturiko akordioa indarrean jarraitzeko eta gure ustetan gure uste apalean pentsatzen dugu bi milagarrena urtean lortu zen akordioa berretsi

akordio hori berrestea eta behin berretsita hogeita hamabost orduko lanaldiarekin jarraitzea iruditzen zaigu ere berrespen horrek asko lagunduko lukeela fase berri bati

bultzada bat emateko autogobernuan jausi kualitatiboa emateko eta

gaur egun daukagun egoera euskal gizarteari

zuen antolakuntza eredua eta funtzio publikoa arautzeko edo antolatzeko dituzuen irizpideak ez ditugun konpartitzen baina esan dizudan bezala hori beste egun batetarako eztabaida izango da gustura gainera

zuek konpartitzen dituzuela espainiako gobernuaren irizpideak bai antolakuntza ereduari dagokionean edo funtzio publikoa arautzeari

nolabait tinkotasun falta bat

espainiako gobernuaren aurrean gure eskuduntzak defendatzerako orduan baina tira gaurko lehentasunezkoa da gure ustez oinarrizkoa da defendatzea eta horretarako bide bat aurkitzea eta iruditzen zaigu eztabaida hau horretarako baliagarria izan beharko litzatekeela eta

ziur nago jaurlaritza honek bidea hasia duela komunikabideetan horrela

hasia bai gonbidatu nahi zaituztegu sindikatuekin elkarrizketak abian jartzera

urtean lortutako akordio hori berretsi

ez bakarrik gure ahalmenen eskuduntzen defentsan baita ere gizarte eredu justuago bat eraikitzeko bide horretan iruditzen zaigu aukera polita izan daitekeela eskuartean

arazoari konponbidea bilatuko bagenio guztion artean eta

ematen didazun lehenengo txandan eman ez didazun erantzuna besterik ez

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ubera andrea

seguruenik hartu beharreko neurrietan ere oso printzipioen mailan adostasuna izan dezakegu

arnaldo otegi entzun nuen irratian eta galdera zehatz bat egin ziotenean esan zuen no nos iremos al monte horrekin bat egingo

nik ere bat egiten dut horrekin no nos iremos al monte atzo bertan jone goirizelaiak argi asko azpimarratu zuen

bakoitzak nahiko lukeena eta hemendik abiatuta bakoitzak helburutzat daukana baina gaur gaurkoz hemen gaudela eta honekin jokatu behar dela

irmoak eta argiak izaten dira eta salaketa denuntzia egitea besterik ez da gelditzen atzo bertan egin zen moduan atzo

sistema honetan gaudelako beste nahiko genukeen baina beste gauza hori beste alternatiba hori gauzatzen den bitartean

eta honetan jokatzen dugun heinean honen mugekin bat egin behar dugu eta beraz no nos iremos al monte beraz jonerekin eta arnaldorekin bat egiten dut horretan suposatzen dut hor ere

esaten didazu iraganeko akordioak berretsi beharko liratekeela honen inguruan

formalki berretsi beno oinarrizko legedi hori eman zenean hori aplikagarria zen administrazio guztietan

alderdi guztiak gobernatzen dituzten administrazio guztietan esango didazu bat bera akordio hori berretsi zuenik publikoki agertu zenik esaten estatuak oinarrizko legedian hau jarri du baina guk berresten dugu publiko eta formalki aldez aurretik hartutako erabakia

bat eh bilduk berak kudeatutako administrazio bat adibide moduan jarri beraz eskatzen diozu gobernuari berrestea

inork inon egin ez duena ikusten dut nondik zoazen gauza bat esango dizut eta nik uste dut honekin erantzun zehatza emango dizudala zuk planteatzen duzun galdera horretarako begira

volver toda la situación original eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera

arteko itsas azpiko konexio elektrikoaren inguruan otero jauna zurea da hitza

egun on guztioi tapia anderea bizkaiko gatika

europatik seiehun milioi euro lortu dituzte baina proiektuak mila zortziehun milioi

guk ez dugu aurkitu obra hau justifikatzeko arrazoirik zuk dirudienez bai duela gutxi eitbren arabera

gobernu honen balorazioa entzun nahiko genuke ez baitugu ulertzen nola egon daitekeen ados bat eman diren arrazoiarekin interkonektsioen beharra eta berriztagarrien ebakuazioa esango didazu

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi lehenengo eta behin otero jauna nabarmendu behar da eskuduntza hau interkonexio hau egitekoa ez dela jaurlaritzarena inondik ere eta red

egin behar dutela hori esanda ere iritzia badugu azpiegitura honen inguruan eta positiboa da zuk esan bezala

antolatzen duen interkonexio honek alde batetik horniduraren bermea segurtasuna jasangarritasuna eta klimaren inguruan hartutako

erabakiekin bat egiten duelako eta gainera lagundu egiten duelako

beraz hornidura segurtasuna bai hobekuntzak bai

energia berriztagarriak leku batean sortzen direnak beste lekuetan ere erabilgarriak izango direnak eta gaur egun agian soberakinak direnak eta ez direnak erabiltzen interkonexio honekin erabilgarriak izango direnak beraz guk uste dugu positiboa izango dela nahiz eta ingurumenarekiko obra egiteko momentuan oso zehatz ikusi beharko dugu

eta hobekuntzak transmititu ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua galdera tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina

laugarren plana azken ebaluazioari buruz guanche anderea zurea da hitza

inmigración hori horrela izanik ahoz erantzuteko honako galdera hau egiten dizugu artolazabal andrea

estrategiaren azken ebaluazioa aurkezteko epeak behin eta berriro ez betetzeko eskerrik asko anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza mahaiburu andrea

elkarrekin podemos taldeak eskubideak bizikidetza eta gizarte kohesiorako politikak bultzatzearen alde lanean jarraitzen dugu

administrazio publikoak bizikidetza eta integrazio politiketan duen lidergo rola betez hori guztia aintzat hartu behar dugu

bat eraikitzearen aldeko prozesua eragile sozial zein

garrido anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente
andrea buenos días egun on sailburuak legebiltzarkideok

anderea artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko sailburu anderea artolazabal anderea garrido

enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina prepara plana ordezkatzera datorren prestazio berriaren inguruan kortajarena anderea zurea da hitza

egun on denoi ez dira enplegu politiken garai onenak

ekarri du berarekin baina horrek ez du berarekin kalitatezko enplegurik ekarri argi dago enplegu

dagokionean saiakerak ez direla behar bezalako emaitzarik ematen ari eta badugu jendarte bat atzean geratzen ari direla hor daude emakumeak

egia da jaitsi egin dela iraupen luzeko langabetuen kopurua azkeneko aldi honetan baina oraindik handiegia da eta larriena kroniko bilakatzera bidean dela lanbidek ere ohartarazi gaitu horren inguruan eta egoerak neurri berri eta gehigarriak aktibatzea eskatzen du dudarik gabe eta hala adierazi digute

asmatu ezinik dabil eta seguru asko berarentzako ere ez dela momentutik onena

badator prestazio berri bat komunikabideen bidez jakin dugunez prestazioa madrilen diseinatzen ari da

lanbidek kudeatuko du eta diru sarrerak bermatzeko errentarekin osagarria izango da eta itxuraz madrileko ministerioa maiatzetik aurrera martxan jarriko diren

ez dakigu nolakoa izango den prestazio berria eta nolakoak izango diren prestazio horren inguruan sortuko diren programak

aurrekoek utzitako emaitzak eta ondorioak eta ez dira ez onak eta ez gustukoak enplegurako politika publiko kongruente eta koherenteago bat beharrezkoa eta presazkoa da

eta horretarako gure errealitatera egokitutako enplegu politika propio

eta galdetu nahi dizugu artolazabal andrea legebiltzarrak berak pasa den urrian onartutako bide honetan

prestazio berri horrek zertan lagunduko ote dion gure erkidego honetako enplegu politika bat
ezartzeari mila esker eskerrik asko kortajarena anderea

bai eskerrik asko beno ba zure erantzunetik egia esan ez zait oso argi geratu zertan lagunduko dion horrek legebiltzar honek markatu bezala

gero ikusi dugu espainiako gobernuak zein kasu egin dion hitzarmen horiei

aurrekoak baino hobeak izango dira edo izan daiteke han diseinatu eta guk hemen

baina ez dirudi bide horretatik politika koherente politika oso eta propio bat kudeatzeko aukera

de acuerdo madriletik anabasa anabasa dator anabasa eta tamainako porrota hori ikusi dugu hilabete guzti hauetan eta urteetako esperientzia hauetan eta horretan jende asko eta asko atzean geratzen zaigu beharrezko eta premiazkoa da

gure errealitatera eta berezitasunetara egokitutakoak hemengoak hemen eta propioak

denbora gehiago alperrik gastatzeko eta gure jendarteak are gutxiago eskerrik asko kortajarena andrea artolazabal andrea zurea da hitza

interpelazioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina gizarte segurantza eta pentsioak bertan

eskerrik asko egun on guztioi egun on azpiazu jauna orain dela hamar egun justu

gai ekonomikoez luze hitz egin zenuen eta besteak beste gizarte segurantza sistemaren eskumenari eta pentsioen egoerari buruz luze mintzatu zinen jakin badakizu

eta bereziki gizarte segurantzaren kudeaketa gai garrantzitsuak direla

hainbatetan ekarri ditugu eztabaidara hona legebiltzarrera pentsio duinak pentsioak osatzeko sistema bera eta jakina gizarte segurantzaren gaineko eskumena ere euskal herria bildurentzat gizarte aurreratu eta justu bat eraikitzeko bere biziko garrantzia duelako

koherente orekatu osoa eta ondo hornitua izatea babes sistema indartsu horren alderdien artean zentralitatea daukalako guretzako gizarte segurantza argi utzi izan dugu beti

defendatzen duela euskal gizarte segurantza defendatzen duela sistema propioa ez daukagu inolako

euskal gizartearen onurarako estatuko sistemak ez dielako bizitza duin bat bermatzen hainbat eta hainbat pentsionistei

eta araban egun dagoen egoeran sistema defizitarioa dela

hemen gure lurraldeetan arazoa estatuko sistemak bere osotasunean duela hemezortzi mila zortziehun milioiko defizita duela besteak beste eta defizit gaiari helduta zuk

galdera bat egin zizuten hartan hitzaldi hartan

esan zenuen eskumena eman diezagutela eta emango diogu beharrezkoa den erantzuna konponbidea

del sistema estatal de seguridad social zure hitz hauek entzun nituenean gizarte segurantzaren inguruan aitortu behar dizut gogora etorri zitzaizkidala hemen legebiltzarrean gobernuko kideen san josé andrearen hitzak

gai beraren inguruan eta baita ere hemen izan genuen eztabaida taldeen artean gizarte segurantzaren gaineko eskumenaren inguruan

baina eskumenaren inguruko eztabaidatik haratago uste dugu beti ere herritarrengan pentsatu behar dugula

onuran eta horregatik gaur zure hitzak entzun nahi ditugu badakigu zein den egoera gaur egun gaurko pentsionisten egoera ezagutzen dugu eta pentsionistak ere euren egoeraren aurrean duten

publikoki azaltzen ari dira pentsioen eros ahalmenaren galeraren aurrean

aurrean azken finean egungo sistemak euren bizi baldintza duinak bermatzen ez dituela ozen esaten ari dira gaur pentsionistak kalean baina badakigu pentsioaz gain beste gai asko daudela gizarte segurantzaren inguruan edo enplegu politiken inguruan berriki entzun izan dugunez

gu guztiona da azken finean kalean dago eztabaida sailburu jauna azkenaldi honetan madriletik burutazio ezberdin asko heltzen ari zatzaizkigu baina hori dira burutazioak besterik ez ez dute mahai gainean jarri pentsio duinak bermatzeko neurririk bueltaka ari dira gora eta behera eurek sortutako arazoari

hau da daukagun egoera sailburu jauna estatu mailan bost milioi pentsionistek baino gehiago smia baino txikiagoa den pentsioa kobratzen dute baina hemen ere horrelakoak ditugu ehun eta laurogeita hamabi mila pentsionista ditugu egoera erkidegoan bi mila hamairuan ppk egindako erreformaren ostean

pentsionistak gero eta gehiago pobrezia egoeran egongo dira

erantzunak behar dituen egoera da gaurko pentsionistek erantzunak nahi dituzte neurriak nahi dituzte baina baita ere oraindik pentsioa

bideragarria eta egonkorra behar dugulako herri honetan pentsio publiko duinak bermatzen dituen sistema publikoa bizitza baldintza duinak bermatzen dituen sistema eta horregatik gaur zure hitzak entzun nahi ditut sailburu jauna gaur jakin nahi dut zein den gobernuaren ikuspegia

egungo sistemak sortzen duen defizitari aurre egiten
eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi

zeintzuk izan ziren nire berbak eskumena eman diezagutela eta emango diogu beharrezkoa den konponbidea gero argi

ere dagokiola eusko jaurlaritzari gizarte segurantzako desorekak konpontzea

erantzunagatik nik beti esaten dut pentsatzen dudana eta interesgarria iruditu zitzaidan eta han bertan esan nizun

benetan baina gaur utzi didazu pixka bat hotz aitortu behar dizut aitortu behar dizut eta

esan dut eskumena eman diezagutela eta emango diogu beharrezkoa den konponbidea eta bideoa

hau prestatzeko eta hau zegoen galdera zehatz baten atzean y le preguntaban

me la he leído benetan kezkatuta utzi nauzu guk konpromiso bat dugu pentsionistekin ere sailburu jauna zure moduan nik

eta guk pentsio publiko duinak defendatuko ditugu hemen madrilen europan eta edozein tokitan eta horregatik guk ekimenak ekarriko ditugu

ez bakarrik kalean dagoelako orain batzuek egiten duten moduan guk aurreko urtean ekarri genuen gaia oraindik gaia ez zegoenean kalean gu beti egon gara gai honetaz kezkatuta

eta zuk jakin badakizu ere euskal pentsionista asko kezkatzen ari direla

plena de euskadi hori esan du alderdi jeltzaleak

baina espero dut momenturen batean bide horretatik joatea gobernu hau ere bai

horretan aurkitu gaitezke sailburu jauna aurkitu gaitezke eta zuk badakizu porque

azpimarratu nahi dut ideia hau gernikako estatutua betetzeaz aparte euskadiko babes sozialari dagokion tresnen koordinaketarako

nahiz eta eskumen kudeatzailea izan eta noski estatuaren tokia hartu kudeaketa horretan nik uste dut argi dagoela

azpiazu jauna gai zerrendako hamabigarren puntua

ogasun eta ekonomiako sailburuari egina kutxabankek industria esparruan dituen parte hartzeen karteraren etorkizunari buruz becerra jauna

gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko azpiazu jauna

kontrola sortzea eta fusioa ez daude eusko jaurlaritzaren eskumenen artean bere aldetik eusko jaurlaritzak erabateko errespetua izan behar du bai banku erakundeak haren etorkizunari buruz hartzen dituzten

baita ere indarrean dagoen antolamendu juridikoak esleitutakoaren arabera eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

hamahirugarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina ekarpenen legeari buruz damborenea jauna zurea da hitza

podrá traer ese proyecto de ley eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

autonomia erkidegoko erakunde maila ezberdinen eskumen propioei eta finantzaketari

azterketa orokorra halaber ekarpen lege berria bi mila hemezortzi urtean onartzea espero da

bai aldi instituzionalean bai aldi politikoan zeren uztartu egin behar dira politika publikoak hornitzeko diru bilketa eta administrazio bakoitzaren nahiak

eskerrik asko damborenea jauna azpiazu jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina hezkuntza sailak herritar guztiak ez
euskalduntzeko harturiko erabakiari buruz ubera andrea zurea da hitza bai beno guztiok bat gatoz

gizarteko arazo guztiak konpondu guztiok bat gatoz eskolak ezin diela gizarteko erronka guztiei aurre egin eta beraz eskolak berak bakarrik ere ezin du alegia herritar euskaldun eleanitzak lortu hori da herri aurreratu aberats kultu batek egin behar duena eta ez

ehun eta berrogeita hamabosta probestuz kataluniatik hasita beraz uriarte andrea kontuz

bultzatzen ari zareten hezkuntza politikarekin kontuz

egiten ari gara azken ebaluazio txosten ikerketa eta hainbat dokumentu ikusita izan ere irakaste ereduen sistemak

utzi ditu ehuneko ehunak gaztelera ezagutzen duenean euskararen kalitateari dagokionean ere

soilik ehuneko berrogeita hiruak lortzen du eta ehuneko berrogeita hamazazpia be bi aren azpitik kokatzen da eta horretaz gain ere indarrean ditugun ereduak segregatzaileak dira ikasleak diskriminatzen dituzte hezkuntza

baloratu dute egindako eboluzioa baina guztiek azpimarratu dute azken urteotan

inboluzio baten aurkitzen garela eta inboluzio hori egonkortu egin dela eta momentua dela hezkuntzan hizkuntza trataera garai berriei egokitzeko eta aldaketa emateko baina hezkuntza sailaren aldetik zer ikusten ari gara

emaitza kaxkarrak eman ez dugu borondate politikorik ikusten horretarako nahiz eta gobernua orain balizko akordio horren baitan

aldaketarako dokumentu bat jaso duen baina hala ere hezkuntza sailburuaren adierazpenak entzunda kontrako norabidean doa

hezkuntza sailak herritar guztiak ez euskalduntzeko erabakia hartua dauka eskerrik asko ubera andrea

legebiltzar presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

normalkuntza prozesuari eta esan liteke hezkuntza bera izan dela eta gaur egun

euskararen normalizazioaren ardatz sendoenetakoa eskolak euskararen normalizazioari begira erdietsi dituen lorpenak ukaezinak dira euskarak

bi heren eskolari esker lortu dira azken berrogei urteetako ibilbideak erakutsiko du euskal hezkuntza sistemak arrakasta handia izan duela herritarren euskalduntzean b eta bostehun eredu elebidunen orokortzearekin joan den kurtsoko

horren ondorioz gaur egun hamasei eta hogeita lau urte bitarteko gazteen ehuneko hirurogeita bat koma lau euskalduna da

eskolatze garaian dauden hamasei urtetik beherakoak baina hezkuntza sistemaren garapenak eta lortutako aurrerapenek izan dituzte ondorio batzuk

funtsezkoetako bat hauxe da ikasleen perfil elebidunen aniztasuna baldintzatuta batez ere euskara lortzearen eragatik

euskal eskolak erronka garrantzitsua dauka ikasle perfil aintzat artatzeko euskararen gaitasun egokia bermatzeko eta ikasleak euskararen hiztun aktibo izaten bihurtzen laguntzeko gizarte osoaren laguntzarekin jakina

eskerrik asko uriarte andrea ubera andrea

beste teilatu batzuetan uzteko zure ustez modu arduratsua da jokabide arduratsua da herritarrak hainbat herritar euskaldundu gabe uztea euskaldundu daitezkeenean hau da behar bezalako hizkuntza gaitasunak eskuratu gabe uztea ba gure ustez hori ez da modu arduratsua

denean ezin gara permititu hezkuntza sistemak herritarrak euskaldundu gabe uztea horrek suposatzen duen guztiarekin ez du ez bururik eta ez hankarik gaztelera ziurtatuta dago baina ez euskara alboratu gaur egungo

ondorio izan ziren eta garaiak aldatu dira eboluzionatu dugu eta utz diezaiogun ikasleak

diskriminatzeari hobetu dezagun gure herritarren hizkuntza ezagutza erabilera kalitatea gure eskura dago baina horretarako

jokatu behar duzue eta bada garaia gaur egun indarrean dagoen hizkuntza trataera hezkuntza sisteman alboratzeko eta beste batetara

egiteko eta hori da eskatu nahi dizuguna gaur eta horretarako ikastetxeei bermatu baliabideak

transmisio hizkuntza izanik eta derrigorrezko hezkuntza bukatzen denena ikasle guztiak bermatua izan dezaten erabateko hizkuntza

jasotzen duten ikasleak euskal etxetik dakartenak baino euskara familiatik kanpo

ikasi duten gazteen belaunaldietan ehuneko berrogeita hamabosta da hamasei hogeita lau urte bitarteko taldeetan eta hauetatik ehuneko handi bat gaztelania

horrek jakina ondorio zuzen zuzenak ditu ikasleen gaitasun datuetan ebaluazio diagnostikoetan eta gainerako azterketen emaitzetan hiztun profil ezberdinak ditugu beraz

hiztun berrien presentzia oso handia da hamasei hogeita lau adin tartean euskaldun guztiak ehuneko berrogeita hamabost koma zazpik euskara familiatik kanpo ikasi du eskolan eta kasu askotan euskara oso gutxi erabiltzen den testuinguruan arestian aipatutako aurreikuspenen arabera hamar urte barru

baino auretariko asko izango dira gaztelaniaz hobeto moldatzen diren elebidunak

eta testuinguru erdaldunetan biziko direnak eta beraz eskolatik kanpo euskara erabiltzeko aukera gutxi izan dezaketenak gaur egungo egoerak egonkortuz gero bestalde gure eskoletan azken urteotan dagoen hizkuntza eta kultura aniztasuna aintzakotzat hartzea ezinbestekoa da alde batetik hezkuntza sistema eleanitz honetan etorri berriei

eta bestetik hizkuntza eta kultura horiek gure hezkuntza sisteman integratzeko eskola bakoitzak diseinatzen duen hizkuntza proiektuan ezinbestekoa da errealitate hori ere kontuan hartzea

guztiaren araberako esku hartze askotarikoak abian hartzea halaber gure sistema konplexua da eta

oinarrituta dagoen sistema eleanitza eta dituen erronkei aurre egiteko ikerketa eta berrikuntza ezinbestekoa da eskerrik asko
uriarte anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

eskerrik asko uriarte anderea sémper jauna zurea

gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez

turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina euskadiko behatoki turistikoaren etorkizunari buruz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea retortillo jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina enpresetako aparteko orden kontrolari buruz hernández jauna

muchas gracias eskerrik asko hernández jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

eskerrik asko san josé andrea hernández jauna zurea da hitza